egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu mesedez isiltasuna

mesedez jakinarazten dizuet bozketak azkenean bazkaldu aurretik egingo ditugula beraz lehenengo bi puntuak bozkatu behar direnez bigarren puntuarekin hasiko gara

osoko zuzenketak eztabaida eta botazioa lehenik jaurlaritzaren ordezkariak dauka hitza lege proiektua aurkezteko beltrán de heredia anderea zurea da hitza

sailburuok legebiltzarkideok egun on mila bederatziehun eta laurogeita hamabitik indarrean daukagun euskadiko polizia legearen bosgarren aldaketaren lege proiektua aurkeztera nator onartua izan zenetik gaur arte lau aldaketa izan ditu

aldian aldiko gizarte aldaketa eta segurtasuna premietara egokitzen bosgarren aldaketa proposamen honekin ere

euskal poliziaren legea gaurkotu eta hobetu nahi dugu behin berritan gaurko euskal gizartearen segurtasun premia eta eskakizunetara moldatu nahi dugu ertzaintzak

integral bezala eta udaltzaingoek bere eskumenetan gaurko gizarteak behar dituen polizia zerbitzuak modu

euskal poliziak euskal herritarrei eskaintzen dizkien zerbitzuak etorkizuneko oinarria sendotu eta finkatu nahi ditugulako euskadiko segurtasun publiko

hurbil polizia zerbitzu eraginkorra eskainiz herritarron onespen eta konfiantza maila altua lortu du

baina ertzaintzak eta bai udaltzaingoek

lege aldaketarako proposamen honekin etorkizunari begiratu nahi diogu egindakotik eta daukagunetik abiatuta premia erronka berrietara egokitzeko besteak beste berrikuntza prozesu inportante batean gaudelako urte

milaka ertzain eta udaltzain berri dagoeneko iristen ari dira eta iritsiko dira euskal poliziaren zerbitzuetara zerbitzari publiko izatera

euskadik gaur bizi duen egoera sozio politikora eta ekonomikora eta hiritarren segurtasun eskakizunetara egokitutako polizia eredua finkatzeko eta sendotzeko

eta hau da momentua ulergaitza litzateke ertzain eta udaltzainentzat eta ulergaitza

diskriminazio ekintza positiboak emakumeek ertzaintzara eta udaltzaingoetara sartzeko aukera izan dezaten

gaur egun udaltzaingoan ez direla emakumeak ehuneko hamabia izatera iristen eta

ehuneko hamabi koma bosta besterik ez barne promozioko prozeduretan eta garapen profesionalean aukera berdintasuna

en otoño gauza berri eta on asko jasotzen ditu lege proposamen honek hasieran esan dudan bezala garaia da

abian jartzeko eztabaidatu beharrekoak eztabaidatu hobekuntzak adostu eta euskadiko poliziaren lege berri bat izateko garaia da euskadin dauzkagun polizia zerbitzuak gaurkotzeko eta sendotzeko aukerak zabaltzen ditu eta ez du

beltrán de heredia andrea elkarrekin podemos taldearen

osoko zuzenketa defendatzeko aldeko txandan hemen beste norbaitek parte hartu nahi du hemen ez

mahaiburu andrea lehendakari segurtasun sailburu andrea sailburuak

hamar urte luze kutxa batean eraman duen lege proiektu bat dugu hamar urte gobernuaren promesen linboan komunikabideetarako tituluak ba i baina

nik uste dut denbora gehiegi lehendik dagoen arau bat berrikusteko pasatu egin dela eta hau kudeaketa

nabarmena izan du poliziaren lege on bat prestatzeko

akordio zabal eta transbertsalak lortzeko lan egin beharra dago izan ere eta lehenik

guztiak biltzeko gauza izan behar du bigarrenik herrialde mailako itunak eta lege egonkorrak atera nahi dituela dioen gobernu batek euskal gizarteko sentsibilitate guztiekin

gu ari gara harturiko konpromisoa betetzen eta sistema demokratiko batean dagokigun rola betetzen ez gehiago ez gutxiago

autogobernuaren oinarriei erasotzen dien indar politiko batekin atera behar ote du aurrera poliziaren legea benetan segurtasun diskurtso zigortzaileak sustatzeko beldurra eta mina erabiltzen duten alderdi horiekin

isiltasuna mesedez elkarrekin podemosen

askatasun politikoen arloan sartzen da segurtasunarena

giza segurtasunaren kontzeptua nazio artean hedapen handia duen kontzeptua bera jatorritik hau da

eta bat datorrena ere europar batasuneko garapen iraunkorraren helburuekin eta

herri eta hirientzat gure gaiarentzat giza segurtasunaren ikuspegitik hedatua

ikuspegi ekologista eta feministekin eta nazioarteko alde askotako eraginarekin zeinak askatasunaren aplikazio berdintzailea sustatzen baitu eta aldi berean emantzipazio soziala eta bira etiko politiko bat praktikan

y es eficiente alde batetik partekatua politika publikoak herriarentzat egiten dira eta herritarrekin egin behar direlako bai eta segurtasun arloan ere hori dela eta herritarrek ere parte hartu behar dute zuzenean arlo honetan

barnean ere bultzatu beharra dago eusko jaurlaritzako sail guztien ekarpenak

bai eta elkarte eta erakunde publiko edota pribatuen esku hartzea suspertu behar da bigarren aldetik segurtasun integratua politika publikoen atala

inolaz ere askatasun sustapena eskubideen bermea eta herritarren babesa eusko jaurlaritza osoaren helburua izan behar da

segurtasun arlokoak izanda ere bai hirugarren aldetik eraldatzailea segurtasun eraldatzailea beste segurtasun politika bat posiblea delako askatasunean eta gizarte justizia oinarritutako bizikidetza demokratikoa eskainiko duen segurtasuna

lortu nahi diren helburuak beharreko aurrekontuez hornitu beharra dago baina eraginkortasunaren irizpideaz bideratuak bide horretatik

dentro y fuera de la institución policial polizia eredua kultura eta antolamendua arlo politikoan erabakitzen da poliziaren errealitatea

horrelako lege proiektuetan poliziaren funtsezko parametroak definitzen dira norabide

segurtasun politikak bermatzeaz eta egiaz integratua dagoen polizia erakunde bat ziurtatzea non prebentzioan gehiago inbertituko baita

non lehentasuna edukiko baitute pertsonek ondare komunak eta ezarrita dauden eskubide eta askatasunak babesteari eta non beti jardungo den giza

orokor bat harturik hiru aldetatik ez gatoz bat legearen oraingo moldaketa hau egiteko moduarekin segurtasun eta poliziaren ikuspegi murriztu eta lausotua legearen antzinatasuna eta orain arteko petatxuak eta debate eztabaida publiko eta ireki eta sosegatu baten falta

prozesua irekitzeko nola eta nazioarteak askatasuna kentzean eta segurtasun sisteman ematen dituen gomendio eta arauei jarraituz

aurre urduri honetan eta ez dugu nahi ezta ere debate hau legearen bosgarren petatxu bat ipinita amaitzea

zenbait neurri hartu beharko dira poliziaren kultura eta antolamendua ere berdintasunaren eta giza eskubideen ikuspegian oinarritzeko xedea da euskal autonomia erkidegoko kanpo eta barne politikan poliziarenean berdintasun printzipioa txertatuta egotea

generoagatiko eta indarkeria matxistagatiko zuzeneko nahiz zeharkako diskriminaziorik gabe y esto pasa por constituir

proposatu diren moldaketaren norabidearekin bat ez etorririk eta anbizio falta ikusirik eta elkarrekin podemosentzat gaur egun

oinarritu beharko lukeela aurretik eztabaida bat irekita eta

eskerrik asko martínez jauna aurkako txandara pasatuko gara

euskal sozialistak prieto jauna zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea lehendakari jauna sailburu andrea legebiltzarkideok egun on guztioi eta bereziki ongi etorria ertzainen ordezkari zareten guztioi jakinik zein interes eta zenbat denbora daroazuen lege honen onarpenaren atzetik

elkarrekin podemosen jarrera ez da aldatzen beti ez dena atzera zerotik abiatu paradigma aldatu

geldirik jarraitzeko orain poliziari buruzko legearen aldaketarako lege proiektua hasierara itzultzea eskatzen duzue aitzakia zera da segurtasun eredu paradigma berri bati egokitutako lege guztiz berri eta berriztatzaile bat egin behar delako egia esan podemosen proposamenak ez gaitu

beti gizarte paradigma berri bat iragartzen zabiltzate esparru guztietan orain arte egindako guztia itzuli egin behar dela defendatzen duzue baina egia esan azkenean

ematen du gauza bat onartu behar dizuet

azken finean zuk esan duzun bezala zuek hauteskunde egitasmoan segurtasunaren inguruan agertzen den teorizazio guztia sartu egin duzuelako zuzenketan bertan hori bai zuen ideologian oinarrituta pertsonen arteko bizikidetza antolatzeko zuen proiektu filosofikoan

dena zuena baina zuena bakarrik zuen ustez poliziak gizartean zein arrazoi duen zuen iritziz gizartea zer den

zuen zuzenketan dena zuena jakina baina zuena bakarrik

baina poliziaren lege honek printzipio unibertsal batzuetan oinarritu nahi du eta horiek gutxieneko adostasun efektiboa jasotzen duten printzipioak dira

bertan behera geldituko litzateke legea gaurkotzeko aukera legea itzultzeaz bat ertzainen karrera profesionala ezartzeko prozesua bertan behera utziko zenukete legebiltzar honetan iritzia eman duten profesionalen ordezkari eta aditu gehienek ez dute hori nahi agerraldietan

ea lege berri bat behar den eta behin eta berriro ezetza jaso duzue agertu diren

ziur gaude legea modu eraginkorrean gaurkotu dezakegula ziur gaude

lehenbailehen gaurkotzea ere lege proiektu on bat daukagu eskuartean eta hobetzeko aukera nahikoak daude aurkeztu diren hainbat zuzenketen bitartez

ez du aurrera egiten geldiarazten gaitu eta guk aurrera egin nahi dugu

eta modu eraginkorrean guztion partaidetzarekin bai baina gelditu gabe atzera joan gabe

eta proiektua itzultzeari besterik ez eskerrik asko eskerrik asko iturrate jauna

eskerrik asko martínez jauna erantzunen bigarren txanda prieto jauna euskal sozialistak zurea da hitza

prieto jauna euzko abertzaleak iturrate jauna zure da hitza

eskerrik asko iturrate jauna eh bildu taldearen ordezkariak dauka hitza arzuaga jauna oso zuzenketa defendatzeko

egun on denoi baita ere etorri diren gonbidatuei

onesten bada hogei urtetarako lege bat izango dugu euskal poliziaren etorkizuna konprometituko duena beraz

nire interbentzioa ezaguna da nondik gatozen atzean uzten dugun iragana beraz oraingoa aintzat hartuta

etorkizunera zer segurtasun eredua zer polizia eredua nahi dugun mahai gainean ipintzeko

hemen ipiniko dudan galdera eta saiatuko dena gainera erantzuten lege erreforma honekin etorkizuneko euskal polizia marrazten ari gara

eredua errotu eta indartzen dugu datozen urteetan dauzkagun erronkei aurre egingo die lege aldaketa honek edo arazoak kronifikatu egingo ditu aukera hau aprobetxatuko dugu edo aukera bat galdua izango da

egin dezagun hala eskatu dute elkarrekin podemosek eskatu zituen

zituen aditu akademiko erakundeetako ordezkariak polizia lokaletako kideak

adierazpen horien artean batzuk aintzat hartu nahi ditut ertzain abertzaleen elkarteak esan zigun

polizia zibila demokratikoa herritar guztien eskubide eta askatasunen bermatzailea berezko nortasuna duena sortu dezagun ela desde

que dentro gaur eguneko polizia ereduak dituen hutsuneak eta gabeziak estrukturalak dira agortuta dagoen poliziaren interpretazio edo oso baten porrotaren ondorioak euskal poliziaren bosgarren aldaketa lege proiektuak ez du ereduan sakontzeko aldaketarik egiteko proposamenik uzten polizia antolatzeko

hornitzeko lehentasunak markatzeko segurtasunaz okupatzen diren agentzia ezberdinak egoki antolatzeko edo segurtasuna interpretatzeko modu

omen dago eta horixe omen da gaur egun martxan dagoena autokonplazentziazko jarrera hori ez zaigu bidezkoa iruditzen

badira hainbat gai oso eztabaidagarri baina horretarako lege proiektu honek ez du inolako biderik eskaintzen eztabaida ixten baitu ez da bakarrik testuinguru sozio politikoa aldatu denik nabarmen gainera eta espero dut inork ez duela hori ukatuko aldaketa nabarmena bizi izan dugu azken boladan herri honetan

batzuk suposatu zituztela iragan horretan gaur egun errekurtso funtzio antolaketa eta taktika horiek birpentsatzeak merezi zuen patxadaz eta sakontasunez baina ez da horrela izango eta horregatik osotasuneko zuzenketa

saiatuko naiz eh bilduren segurtasun radiografia orain mahai gainean ipintzen eta horretarako gaurko errealitatearen hiru aldagai objektibo saiatuko naiz

aztertzen bata kriminalitatearen tasa bestea errekurtsoak plantilla eta aurrekontua eta hirugarrena funtzioen banaketa

espezifikoa dugu araba bizkaia eta gipuzkoan ezin dena konparatu mila bederatziehun eta laurogeita hamabian eduki genuenarekin

ezin dena parekatu inguruan inguruko herrialdeetan dagoenarekin delinkuentzia tasa bajuak dauzkagu eta dagoen delinkuentzia ez da larria

larri batzuk kenduta segurtasun pertzepzio subjektiboa kolokan uzten dutenak eta

argi adierazten funtzioak nahasten dira bata eta besteen egitekoen distribuzio zehatz bat planteatzen du

gertutasuneko polizia udaltzaingoa da nahiko ados nago

prebentzioan oinarritzen den polizia udaltzaingoa polizia komunitarioa udaltzaingoa udaletako segurtasuna garatzen duena era natural horrela eramaten duelako urteak eta urteak egiten herritarrekin kontaktuan eguneroko arazoak konpontzeko laguntzen duen polizia

beregain hartzea ez du zentzurik ertzaintzak paper hori erreproduzitzea ertzaintza polizia bada polizia espezializatua da gure ikuspegitik interbentzio berezietan parte hartuko du eta udaletatik gaindiko operatiboak

dituena espezializazio printzipioak ezaugarri zehatz batzuk ditu formakuntza etengabea izan behar du gaitasun tekniko handiak eduki behar ditu eta lantalde edo unitate espezializatuetan antolatuta egon behar da ingurumena polizia judizialarena delitu ekonomikoetako unitatea

desagertutako pertsonen unitatea hauetako batzuk ez dira existitzen eta beste hauetako batzuk

ondo hornituak esaten dut udaltzaingoa gertutasuneko polizia bezala eta ertzaintza

espezializatu bezala ulertzen dugu eta bien artetik sortuko da polizia integrala edo segurtasun sistema integrala

herri honi hori da eredua funtzio horiek

ratioak aldatzea egokitzea inbertitzea baina funtzioen banaketa hura legez ere jaso beharko zen eta honetaz

tamalez funtzioen banaketa egoki bat egin ordez sailak lehenetsi du tokian toki udalarekin zuzenean adostea kolaborazio hitzarmenak funtzioen banaketa markoa garatu gabe funtzioen arteko

gabe horrela ertzaintzak edo udaltzainek beregain hartu behar dituzten funtzioak ezarri gabe koordinazio determinatu gabea

udalez udal negoziatzea hobetsi nahi izan du

zehaztu zezakeen ertzaintza eta udaltzaingoaren arteko funtzioen banaketa egoki era tasatu eta gardenki adierazita horien gainean bestelako hitzarmenak ahalmendu ahalko lirateke udalez udal eta udalen

iniziatibaz baina ez da horrela egin nahi izan

euskal segurtasun agentzia ezberdinen funtzioen banaketa eta koordinazioa legalki sakabanatuta agertzen da arau dekretu hainbat aginduetan adibide esanguratsuena hamabost barra bi mila hamabiko segurtasun publikoaren legea ukitu ere egin gabe geratu nahi da eta legen honen hainbat puntu ere zaharkitu

poliziaren kontrol eta gardentasunaren batzordearen egitekoa osaketa eta funtzionamendua ez du asetzen gure ikuspegitik tortura edo tratu txarren prebentziorako mekanismo ambizioso batek

nazio batuen erakundeek aholkatzen duten sistema tamalez arazoa ez da batzorde edo mekanismo bat bata edo bestea ezartzearena

argi bat polizia eta poliziaren funtzioak herritarren begien aurrean gardenki agertzeko polizia oraindik esparru ilun eta opako bat bezala interpretatzen da sailak mesfidantzaz tratatzen du herritarrak herri elkarteak herri erakundeak baina baita ere

argitasunak azalpenak informazioa eman behar

pentsatzen du agian hobeto dela guk gutxi ezagutzen badugu gutxi ulertzen badugu edo gutxi kontrolatzen badugu polizia oraindik hobe ez da ulertzekoa adibidez gaur egun ez izatea erregistro bat suzko armen

ezin jakitea ertzaintza edo polizia lokalek zenbat aldiz

suzko arma zein datuak dauden horren inguruan eta

erabiltzen duten ez da zilegia delinkuentziaren tasak agertzeko urtetik urtera datu gutxiago

azaltzea tasa eta estatistika hauek herritarren aurrean herritarren ordezkarien aurrean konfiantzaz agertzen ez den polizia ezin du

konfiantza espero hau egiturazko arazo bat da horrelako batzorde batekin tamalez

ez gaude ados lege erreforma partzial eta honekin atzotik beste elementu bat jarri nahi dugu mahai gainean pp pse eta eajren artean sortzen den berri honekin ertzaintzak berriro ere berritzeko eta gaur egungo errealitatera egokitzeko aukera bat galduko

ados dago eredu horren jarraikortasunarekin ados dago inertziak mantentzearekin eta pentsatzen dut desorekatzen bada lege proiektu hau orain konpainia berrien

guk beste iritzi bat dugu ez dugu planteatzen eredu bat iraultzailea irreala edo beste galaxia batekoa dena gure eredua

euskalduna gertutasunekoa eta espezializatua gardena eta eraginkorra izango dena da eta honi

bide emateari uko egiten zaiola pentsatzen dut amaitzen noa trajimos a la comisión

baina erreala da han saiatu dira posible bihurtu dute eta nik pentsatzen nuen ere hemen posible izan zitekeela baina ikusten dugu eztabaida honi eredu honi posibilitate honi ixten zaizkiola aipamen labur bat elkarrekin podemosek aurkeztu duen osoko zuzenketari ados nago ekartzen diguzun paradigma horrekin herritar segurtasuna versus giza segurtasuna nik uste dut modelo

zitekeela eztabaidatzeko aztertzeko interpretazio filosofikotik eta ideologikotik baita ere pasatu zara baita ere zehaztasun batzuetara aintzat hartzen ditut lander martínez jauna eta espero dut bidetik ere

bat egingo dugu bozketa honetan pentsatzen dut ez dugula bat egingo osteko eztabaidetan presentatzen diguten modelo honen aurrean
baina bidetik aurkituko gara eskerrik asko eskerrik asko
arzuaga jauna aurkako txandan euskal sozialistak

sinceramente yo lo agradezco eskerrik asko prieto jauna euzko abertzaleak iturrate jauna zurea da hitza

legebiltzarkideok eh bildu eta ertzaintza binomio erreaktiboa da eta zuen osoko zuzenketa legea bera aurkeztu baino lehen idatzita zegoen eta zoritxarrez horrela izan da

egia da arzuaga jauna lege proiektuak berriro ekiten diola aurreko legealdietan

orduan planteatutako oposiziorik legearen kontra duela bi legealdi ere erreforma proiektu bat aurkeztu zen

aurkezteko eta orduan ere ez zuten osoko zuzenketarik aurkeztu ezta gaur egun koalizio eh bildu koalizioko kidea den euzko alkartasunak ere eh bilduk dio

eta besteak beste behin eta desagertuta aldaketa baten premia agerian geratzen dela bi mila hamairuan lehendakariak eta segurtasun sailburuak aitortu bezala antza uste duzu bi ontzi komunikatu gisa

era berean dakarrela euskal polizia eredua ere desagertzea eta oker zabiltzate berriro ere berandu bada ere

eta desagertu da eta horrek ahalbidetu du

hori da ahalbidetu duena euskal polizia ereduaren sorrerako nortasun zeinuak berreskuratzea

hasieratik bultzatu genuena horrek ahalbidetu du hain zuzen ere estatutuak eta mila bederatziehun eta laurogeita hamabiko legeak esandakoa erabat zabaltzea hori zen hain zuzen ere hori lehendakariak eta sailburuak bi mila hamairuan ziotena baina eh bilduri ez zaio inoiz euskal polizia eredua gustatu

ezta bi mila hemeretzian ere eh bilduri ez zaio ertzaintza gustatzen

eta kaltegarria gure herriarentzako zuen eredua da polizia zerbitzuak atonizatzea helburu bakar batekin ertzaintzari gaitasuna kentzea

polizia eredu hau polizia beraren existentzia baizik eh bilduren arazoa ez da ertzaintzaren eredu hau ertzaintza beraren

gauza bat baino ez eh bilduk mespretxatu egiten du akademiak euskal udalerriei ematen dien zerbitzua

eta tokiko poliziei zuzendutako formakuntza estrategiak abiatzea

kalitate parametroak eta lehen mailako baliabide profesionalak ematea injustuak zarete zuen balorazioetan eta ondo baino hobeto dakizue

euskal polizia eta larrialdietako akademiak ahalegin handia egin du

hau udal mailako onarpen handiaz egin da ez da egia udalen kontra egin dela ez hori bakarrik udalen eta eudelen eskariz bultzatuta egin da udalek euren planteatu dute lanbide polizialaren formakuntza berdintsuaren premia deialdi batuak egiteko beharra edo lan poltsak egotea

galdetu bestela udalei baina udal guztiei aldiz

egoerara atzera berriro ere udal bakoitzak hautapen proba selektiboak egin ditzan ez da egia

zuei bakarrik ez zaizkizue udaltzain izateko deialdi unifikatuak gustatzen

udalerriek ezartzea akademian sartzeko kurtsoen planifikazioa eta hori ez da ez arrazoizkoa ez posiblea galdetu bestela udalei

azken baten hitz asko arrazoi gutxi lege proiektuak konponbide partzial eta kosmetikoak baino ez dituela ematen diozue

kontrol eta gardentasun batzordeaz berdintasun neurriez poliziaren formakuntza eta hautaketaz karrera profesionala espezialitateak

gehigarriak eta abar armei buruz hitz asko baina arrazoi gutxi

eztabaida horiek ponentzian egitea baina proiektua itzuliz ekiditea besterik ez duzue lortzen eta horrek guretzako ez du zentzurik nafarroarekiko harremanaz begira prest gaude proposamenak aintzat hartzeko eztabaida ez da bukatu nahiz eta prentsak

eztabaida martxan dago baina proposamenak aintzat hartzeko osoko zuzenketak atzera bota behar dira eta zuek

horretaz hitz egitea lehen esan dudan bezala nafarroako polizia legeak zuek bultzatutakoa eta gurea ez duelako zeharo modelo desberdinak ezartzen

agerikoa da ez duzuela serio baloratu legea atzera botatzearen ondorioak edo okerragoa dena ondorioak

erantzunen txandara pasatuz eh bilduren ordezkaria arzuaga jauna zurea da hitza

eta esaten du binomio erreaktibo bat garela ertzaintza eta eh bildu eta gure arazoa antza denez da ertzaintzaren existentzia bera

interbentzio bakoitza hitz batekin saiatzen da egiten aurreko eztabaidan izan zen diletante oraingo honetan circunloquio estéril da erabiltzen duen hitza baina hortik ere beste hitz bat ere erabili du esan zidan orduan esaten dit orain honetan plantak egiten ditudala ba posizio politiko bat edukitzea ez da planta edukitzea

baina bai hitz bat autokonplazentzia da eta honetaz bai zerbait esan nahi dut porque parece que ustedes están

prozesu horien kontra orain hirugarren prozesua martxan ipiniko duzuela esan duzuela bi kontuengatik bata boikota egin duelako arkautek udaletan burutzen ari ziren hautapen prozesuetan arkautek bidali behar du ordezkatzaile bat

eta boikota egin du egin ditu obstakulo guztiak ipini hori bidaltzeko herrietan prozesu hauek burutu ez daitezen zailtasun guztiak eduki ditzaten eurek euren errekisitoekin euren udaltzaingoak aukeratzeko udaltzainak eduki ditzaten herriko lotura eduki dezaketen pertsonak izan daitezen udaltzainak eta honekin egin nahi duzuena da

guzti guztietan eta horrekin egin nahi duzuena da udalen eskubidea autonomia eskubidea urratu arkautetik etortzen den pertsonala

aprobatuko duzue legea hau jusapol en lagunekin hautua da zuen ikuspegia da
guk horretan ezin dugu gehiago egin eskerrik asko eskerrik asko arzuaga jauna erantzunen txandara pasatuko gara euskal sozialistak prieto jauna zurea da hitza

prieto jauna iturrate jauna euzko abertzaleak zurea da hitza

eskerrik asko llanos andrea lehen azaldu ez dizuet baino orain hirugarren puntuan zazpigarren puntua eztabaidatuko da eta zazpigarrenean hirugarrena horretaz aparte seigarrena beste baterako utzi da

eusko legebiltzarrak balio errepublikarrekin eta demokraziarekin duen konpromisoari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda elkarrekin podemos taldearen ordezkaria den hernández jaunak dauka hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko

eskerrik asko hernández jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal sozialistak

balio errepublikarrak eta demokrazia gure egiten ditugu eta uste dugu legebiltzar honek ere egin beharko lukeela baina gure ustez eta hor dago desberdintasuna hernández jauna horregatik erdibidekoaren bidea uste genuen agian ez zegoela hain posible eta helburua ez delako errepublika espainiarra

zure proposamenean ekimenean lehendabiziko puntuan

estatuko monarkia edo planteatzen duzu modelo errepublikarrekin errepublika espainiarra da beraz guk uste dugu

direla hobestu beharrezkoak eta zentzu horretan errepublikaz hitz egiten dugunean

bai ikusten dugu bai ekimenean eta bai aurkeztu diren zuzenketetan

monarkiarekin tratamendua ezberdina bada ere eta analisi txiki bat egingo nuke zuzenketa

argi adierazten da monarkiaren pribilegio eta monarkiak berak sortzen dituen

eta helburu bezala edo irtenbide bezala planteatzen duzue zilegi den bezala espainiar errepublika zilegi da bai guk horretan uste dugu hemen ez zaigula tokatzen hitz egitea psoeren zuzenketak aldiz ez du bilatzen errepublikaren ezarpena

errepublikari buruz mentziorik ere ez du egiten pastor jaunak hemen azaldu du bere errepublikanismoa baina

are gehiago nik esango nuke beste helburu bat duela monarkian tufoak sortzen duen edozer gauzari bidea moztea

zuzenketari buruz bai egiten dio bai markoari eta bai monarkiari berari ere kritika zuzena egiten dio baina

paper bat edota eginkizun bat bilatzen diozue monarkiari

ezarpenean eta nik uste horrek zilegitasun bat ematen diola koroari eta uste dugu hori ez dela

guk bat egiten dugu monarkiaren kritikarekin nola ez bat egiten dugu anakronikoa dela esaten denean anakronikoa eta antidemokratikoa ere

gizarteak aukeratzen ez duen erakunde bat kritika egiten diogu baita ere teorikoki bete beharko lukeen papera ez duelako betetzen hau da zubiak eraikitze

alderdikerien gainetik suposatzen den erakunde horrek oso argi dauka

oso argi dauka baita demokrazia edota inposizioa

jarri behar den eta argi dauka baita espainiaren batasuna beste edozeren aurretik eta gainetik dagoela

zalantzan jarriko lukeen edozein ekimen martxan jartzen bada izan demokratikoa eta baketsua posizionamendu kontrakoa izango dela argi izan du

nahiko ez badira esan behar dugu francoren garaitik izan diren aprobetxategi handienak izan direla erret etxekoak franco bere oinordeko izendatu zuenean

eta berrogei urteren bueltan bere burua abdikatzera behartuta ikusi zuenerako europako

zen nola lortu zuen espainiako komisionista handiena bihurtuz bere karguak ematen dizkion edo zizkion pribilegioak bere aprobetxamendu propiorako erabiliaz hain zein agerikoa urdangarin gaixoak ere berdina egitera animatu zela

konstituzioak soilik erregeak babesten duela eta urdangarin beste nonbait omen dago

behar besteko arrazoiak direla monarkia errefusatzeko eta

baina eta hor dago gakoa gure ustez beste gako bat ere

arazo bat dauka aitortu gabeko nazioekin

urteetan uste izan da arazoa ezabatu zezakeela

ezarri eta berrogei urte geroago estaturik gabeko nazioen sentimendua ez da batere apaldu nazio bezala dagozkigun eskubide

demokraziaren aldarrikapenak bizi dirau eta horri erantzuteko asmoz estatuak autoritarismoa erabiltzen du

eta askatasun gehiagoren aurrean autoritarismoa erabiltzen denean ahultasuna da erakusten dena hogeita bat mendean logikoa litzateke askatasun gehiagoren aldarrikapenen aurrean demokratikoak erabiliaz herriari hitza ematea herriak erabaki zezala eskozian egin zen bezala eta modu natural batean inongo zismarik sortu gabe baina espainiak ez du horrela erantzuten demokraziaren aurrean espainiak a por ellos

ezarritako markoak errespetatu behar direla askotan esaten da hemen baina marko horien baitan adostutakoa betetzea hori beste gauza bat da

gutxi izango balitz gero eta ahots gehiago entzuten ditugu batzuk hemen ordezkatuta dauden alderdi baten aldetik ere atzera buelta esplizitua eskatzen ari direnak hezkuntza birzentralizatzea

mugak jartzea eskatzen dutenak dirudienez frankismoaren oinordekoa izan zen hirurogeita hemezortziko erregimenak ez ditu behar beste espainiako batasuna bermatzen edo ez du behar beste espainiako batasuna bermatzen eta beraz hemen eskari batzuk gero eta ageriagoak daude

garai haiek una grande eta libre eskatzen zutenak onartu dezagun

maila desberdinekin eta modu desberdinean esanda espainiako alderdi gehienetan agertzen dela

baina bai espainiaren batasuna bermatzearena kosta ala kosta

hamarkadetan saldu da kolore guztietako alderdien aldetik

daukagunok ezker txarrekoak eta pribilegiatu batzuk garela

ez ditugulako espainiar izatearen onurak onartzen eta pribilegiatuak uniformetasunetik ihes egiten dugulako sentimendu hori sendotzen saiatu dira

eta bai bestea eta horrela aritu izan dira

martxan jarri zutenetik beste askotan atrile honetan

trantsizioan saldutako irekiera borondatea kea besterik ez zen ez da errespetatu ez letra eta ez espiritua adibidea asko dauzkagu

izan duten borondate faltaren bitartez erkidego honi dagokion eskubideak ez diren errespetatu gaurkotasuna edo bueno azkenekoa nik uste dut oraindik ere fresko daukaguna gainean daukagulako da

aurreko ekainean eskatu genuen azken aldiz eta gobernu sozialistari egutegi bat aurkezteko

egikaritzeko eta une honetan esan dezakeguna legealdiko azken egun honetan esan dezakegu lau eskumen negoziatzen ari direla bi gobernuak hogeita hamairu eskumenetatik lau berrogeita hamar urteren ostean

espainiar estatuko lurraldetasun arazoaren irteera

etorriko dela probokatuko dugulako eta hori gure konpromisoa da demokrazia eta balio errepublikarrak sendotzeko bidea errepublikak
aldarrikatzetik etorriko da errepublikaren garaia baino gehiago errepubliken garaia delako mila esker eskerrik asko urizar jauna

monarkia sistema ezartzea legez jaso zen orain dela berrogei urte eta euskal herritarrei dagokionez zer ba apenas

bozkatu zuen konstituzio horren alde eta lehen aipatu dudan moduan pakete horretan monarkia bazetorren eta ezin ziren gauzak bereiztu ezinezkoa zitzaigun horrelakorik euskal herritarron zati handi bat inoiz ez gara akordio horren parte izan eta halaxe berretsi dugu aukera izan dugun bakoitzean el partido nacionalista vasco mantiene hoy

konstituzionalean integrazio eta konplizitate falta

logikoa da gizarte osoaren ordezkaritza gorenaren formulazioa egiteko herritarrek aldian aldian aukeratzea beren ordezkaritza nortzuk izango duten monarkia gaur gaurkoz

dagokionez eta berriz diot dagoen

izanda erregea kargu publikoa izanik kontuak

fiskalizatu beharko du horrekin batera bere kudeaketa gardentasunaren alorrean dagoen arau esparrua bete beharko du

euzko abertzaleak taldeak aurkezturiko zuzenketa egokiena hori dela

eta beraz zuzenketa horren aldeko babesa soilik eskainiko dugu besterik ez eskerrik asko eskerrik asko latxaga jauna

balore errepublikarrei buruz hitz egin digu sémper jaunak eta egia da mentatu dituen hirurak direla gehien ezagututakoak baina horrek bere

bere esanahia edota bere sakontasuna izaten duela

gizartea dagoela erdialdean eta gizartearen erabakien arabera egiten direla gauzak koroak ez duela ikusi beharrik gizartearen borondatearekin beraz balore horietan jada koroa aldendu dezakegu

errespetua hori ere hiritar balore bat da eta balore errepublikarra da

pribilegioak non sartzen dira hor elkarren arteko errespetuan eta elkarren arteko maila berdinean es que koroak ere horrekin ez dauka ezer ikusi beharrik eta

esaten duzuenean koroak balore sinbolikoa daukala ba sentitzen dut baina nik uste dut hori bada bere balorea desde luego ni ez nau ordezkatzen eta

aspaldian pastor jaunak planteatzen zuen

koroarekin eredu berri batera salto eginda bat egiten dut

ez du bete ezta inondik ere koroak teorikoki tokatzen zaion papera beraz orain dela berrogei urteetako konpromiso bat nik uste dut eguneratu daiteke

gu ez gaituela ordezkatzen eta euskal herritarren gehiengoa ez duela ordezkatzen eta une hartako

erabakia aldatzeko inongo arazorik ez dagoela hernández jaunari esango diot planteatzen duzu eredu errepublikarra izan daitekeela edo dela

bide horretan aurkituko gara baina ni bai esango dizut monarkiaren aboluzio zuzena eskatzen duen bakarra gu gara gure proposamena da bakarrik eskatzen duena monarkiaren abolizio zuzena beraz

monarkia abolitu behar bada eredu errepublikarra badago nik ez daukat hain beste hain argi

lehen esan ditudan arrazoi guztiengatik euskal errepublikarako

gauza bat ezkutatzeak ez du esan nahi ez dena existitzen eta guk benetan uste dugu espainian une honetan

badaudelako presio batzuk gero eta gehiago eskuin muturretik datozenak

ez hain eskubikoak direnak ere presio horiek ematen dituztelako

sentimendu batzuk mantentzeko hori nabaria da gaur egun espainiar gizartean eta zoritxarrez esango dut ez da gehiengo batek horrela adierazten duela horrela erakutsi zen bere egunean ganbera honetatik bertatik

inongo eztabaidarik gabe atzera bueltatua izan zela eta segur aski

baina guk hala ere ahaleginduko gara ikusteko erakusteko zein den borondatea egoera honetan eta batzuek hitz egitea nahi

batuta eta ekimenak bertan emanez ekimenak emanez hemen ekimenak emanez katalunian galizian eta beste toki guztietan

bermatuko dugu benetan aldaketa demokratikoa egon dadin eta gu

soilik hemen egindako ekimenak hemen adostutako ekimenak herri mailako ekimenak eta horretarako berriz ere eskua luzatzen dugu horrela soilik lortuko dugu beste gauza batzuen artean
euskal errepublikarako bidean abiatzea mila esker eskerrik asko urizar jauna euzko abertzaleak latxaga jauna zurea da hitza

eskerrik asko latxaga jauna euskal talde popularra sémper jauna zurea da hitza

eskerrik asko sémper jauna gai zerrendako laugarren puntua mozioa maddalen iriarte okiñena eh bildu

estatu espainoleko egoera politikoak ixten dizkion aukeren inguruan eztabaida eta behin betiko

hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko eskerrik asko lehendakari andrea argitzaileak izan dira orain arte entzun ditugu gauza asko ere eta

modukoak egoera hain larria ez balitz eta egoera larri honetan uste dut ezin dugula ez ikusiarena egin ezin dugula burua zuloan sartu ostruken moduan ez ginatekeelako herritarrek gugan ezarritako konfiantzaren mailan egongo horrela egingo bagenu mendetan zehar

egiten ohituta dagoen herri honek besoak gurutzatu eta zain egotea baino zerbait gehiago merezi du horregatik dakar gaur mozio hau eh bilduk osoko bilkura honetara espainiar estatuan berri bat zabaltzera doan une honetan araba bizkaia eta gipuzkoako herritarrok tinko esan dezagun gertatzen dena gertatzen dela ere ez diogula uko egingo duintasunez libre bizitzeko gure borondate sendoari geure geroa

zentzu honetan euskaldunak garela eta euskal herriaren zati garen neurrian inori baimenik eskatu gabe ibili nahi dugula munduan burua gobernatu nahi dugula burujabe eta ez inoren menpe ez dugula etengabe eskean ibili nahi komeni zaienean baino are gehiago esango nuke behar gorrian daudenean baino ematen ez diguten horien aurrean ez dugula eskean

horrela izanda gaur arte enpirikoki frogatuta dagoen bezala egon agintean bat edo bestea espainian eusko jaurlaritzaren lehendakariak

interpelazioa egin nionean nik etorkizunaren aurrean lidergoa eskatzen nuenean kudeaketa eskaini zuen gestio

nik etorkizunari tinko aurre egitea eskatzen nuenean unean uneko olatuak gainditzea eskaini zuen

horrela beste berrogei urte pasatuko ditugu xahutuko ditugu eta gure indar eta energiak agortzeko zorian geratuko gara

del siglo veintiuno orain hiru aste eusko jaurlaritzari galdera egin nionetik ekainera espainiar estatuan bizi den giro inboluzionistak

herritarron eskubide zibil eta politiko ia guztiak daude jomugan eta ez gaitezen engaina

gehiago zapaltzeko prest daude partidu popularra eta ciudadanos hezkuntza sistema hankaz gora jartzeko eta ipintzeko prest daude espainiar konstituzioa eskola doktrina berri bihurtzeko prest

baina errepikatuko dut ertzaintza eta foruzaingoa espainiako polizia eta guardia zibilaren menpe jartzeko prest

konbenioa eta kontzertua zapuzteko prest

horren atzean dagoen arrazoia benetako arrazoia urte luzetan jasan dugun arrazoia arrazoi berbera izan da estatu arrazoia euskal herria ez da herri aske bat euskal herria menderatutako herri bat da

madrilek morroi nahi gaitu eta eskema hori aldatzen ez den bitartean jai daukagu eta hori da hain zuzen ere herri honen gehiengoak nahi duena

duda mudatan eta zalantzatan hasten da gero erdi lotsatuta

erakusten da eta azkenean ia konturatu gabe faxismoak harrapatu egin dezake

amore eman begira duela hilabete pasa bermeon itsas gudarien egunean eta azkeneko urteetan

faxismoaren aurrean ez etsitzeko hartzeko lekukoa indarrez

gertukoen eta ondorengoek lau haizeetara errepikatzen dute hori herri honen gehiengoak bezala

adostu dut euzko alderdi jeltzalearekin uste dudalako bidegurutzetan derrigorrezkoa dela

eta gu herri honen zati baten ordezkariak gara ozen aldarrikatzea hemen gaudela herri bat dagoela inoren mende bizi nahi ez duen herri bat dela

herrien parekoa eta haiekin harreman zuzenak izan nahi dituenak kulturalak komertzialak sozialak zientifikoak edozein motatakoak maila berean

etorkizuna bere kabuz eraiki nahi duen herri bat horregatik berriro

duela hiru aste aipatu nituen angela davisen hitzak esanaz feminismoa dela generoagatik egiten den zapalkuntzaren aurkako

aurre egiteko estrategia apartak iruditzen zaizkidalako

eta gaur gainera beste batzuk ere erantsi nahi nituzke ez dela gorrotoa gure buruari zor diogun maitasuna da

eta horregatik mozio honetan azpimarratzen da berriro ere ezinbestekoa dela espainiar estatuarekin izan beharreko harremanak aldatzea ezin duela morrontza harreman bat izan euskal herria nazio bat delako eta bere etorkizuna erabakitzeko eskubidea duelako

hango gobernuan dagoena dagoela ere eta derrigorrezkoa dela halaber zuzen zuzenean kaltetzen gaituzten egoerak

harreman zibilizatu bat izan nahi baldin badugu eta erdibidekoan irakurtzen baldin baduzue jasota daude alde batetik euskal presoen egoera edo langileen eskubideen urraketa edo hezkuntza sistemaren kontrako erasoak

jasoak izan ere alde bakarreko jarrera aldebakarrekoa estatuarena espainiako estatuarena baita eta estatuarena bakarrik hori mezu argi bat izango da

bestearen interesen gainetik euskal herriaren gehiengo zabal batek igortzen duen mezu argi bat delako derrigorrezkoa delako herri gisa jokatzea inori

ez dutela egiten horrela baino ez dela gertatzen ez dutela legea betetzen nuestra visión de la política del país

espainiar estatuarekin harremanak goitik behera aldatu behar dira eta berdinen arteko harreman batera ez bagoaz ez goaz inora

alde batera utziko dituen eredu bat behar dugu eusko legebiltzar honek adostu ditu dagoeneko horretarako oinarriak gehiengo oso zabal baten indarraz eta hori da bidea eta bidea egiteko modua elkar hartuta elkarrekin da adostasunak gero eta zabalagoak izan daitezen behin baino gehiagotan esan dut hori dela euskal herria bilduk nahi duena adostasunak gero eta zabalagoak izan daitezen baina gutxietsi gabe eta are eta gutxiago inori beto eskubidea emanez

inposizioaren eta gezurraren aurrean gehiengo demokratiko sendoak eraikiz

inposizioaren gainetik pasatzeko duela hiru aste nioen

huts egin duen estatu bat dela eta aurretik eramango gaituela arlo politikoan sozialean ekonomian ez naiz berriro ere luzatuko joan den astean eman nituen datu ekonomikoak aipatzen

eta herri honetako gizon eta emakumeen esku dago hori ez gertatzea

beraz legebiltzarkide jaun andreok mozio honen inguruan esan bezala erdibidekoa sinatu dugu euzko alderdi jeltzaleak eta euskal herria bilduk eta aldeko botoa eskatzen dizuet

arrazoizkoak hau ez da alderdi baten edo bestearen garaipena edo alderdi baten edo bestearen kontrako erasoa

esaten dizuedan bezala oinarri demokratiko batzuk onartzea besterik ez da argi eta garbi errealista da

gehiengo baten ondorioa da herri honi irauteko eman diezaiogun hatza horixe esaten zuen bezala

eskura dauzkagun tresnak izan ere iraun bakarrik ez

horixek esaten zuen egin dezagun lan eta borrokatu gaitezen herri aske bat lortzeko besoak gurutzatuta egon ordez aldamenekoaren besoekin kate
indartsu bat osatuz eskerrik asko lehendakari andrea eskerrik asko

zuzenketa aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos

eskerrik asko mahaiburu andrea berriro ere hemen gaude

proposamen baten antzekoa eztabaidatzen beste gaia izan zen botere judizialaren inguruan baina azkenean gai soziala erabiltzen ziren koartada bezala

la hemos recibido lehenengoa ez dela saiatzen euskal herritarren

enpleguaren inguruan pentsioen inguruan berdintasunaren inguruan daude kezkatuta eta gaur zuek

uzten dituzue gehiengoen kezka alde batera uzten dituzue

lurraldetasunaren monotemari buruz gainera ez kezka bakarrik baizik eta obsesioa dirudi eta zilegizkoa da hitz egitea

baina ezin daiteke izan ez eztabaida bakarra ez gai bakarra sozialaren eztabaida baldintzatzen duena como decía

asko egitera adibidez estatuko aurrekontuak atzera botatzera historia honetan sozialenak ziren aurrekontu batzuek eta

hobekuntza sozialak alde batera utziz hori da euskal herria bildu kongresuan egin zuena eta egin zuen zergatik baldintzatu zituelako aurrekontu batzuk aurrekontu sozial batzuk gai batera

ez duela ezer zer ikusirik aurrekontu honekin

berberara jokatzen zutelako soziala lurraldetasunarekin baldintzatzeko eta hori akats larria da akats oso larria hor egon zen esteban jauna esaten egun bat eta beste egun bat mehatxukeriarekin esaten bultzatuko zituela ezezkora dekretu hauek

jaisten zutenak autopista bat ez zelako transferitzen

merkadeatzea geure autogobernuaren eskubidearekin euskaldun guztion autogobernuaren eskubidearekin

beti ere aldaketa txanpona bezala erabiltzen baduzue madrilen inbestidurak eta aurrekontuak aprobatzeko faborerik ez eta

geure eskubidea euskaldun guztiona geure estatutua betetzera eta errespetatzera

eskerrik asko pastor jauna euzko abertzaleak egibar jauna zurea da hitza

atarian gaudela edo kanpaina bete betean ekimena aurkezten zuen maddalen

gobernu berria osatu edo panorama argitzen den zertxobait eztabaidatzeko

bakoitza bere ikuspegitik gaurkotu nahi duela nolabaiteko

nik oso modu xumean ikusirik zer gai aipatzen diren eta ukitzen diren eta emendakinetan sartu direnak kontutan edukita

bere fase guztietan gaurkotasun horretatik abiatuta etorkizunari begira bilakaera non dituen mugak murrizketak oinarrizko eskubideen murrizketak ere aipatzen dira lomcea dela lan

edo baita ere giza eskubideak kasuan presoenak aipatzen dira eta guk hor behintzat posizio

trantsatuta dagoen testua banatu dela garbi dagoena da

hiru lau aldarrikapen bat gaur egungo estatutua betetzea gure aldetik errespetatzea noski errespetaraztea oraindik

eskuduntza asko daude transferitzeko eta horiek transferitzea noski horren inguruan atera diren pronuntziamenduen

lekukotasun handia eman zion alderdi popularrak senatuko ebazpenari eta garbi dago ere gaurkotze bidean

eta zertan gaurkotu behar dugun egungo autogobernua hori ere azpimarratzen dugula eskubide sozialak ekonomikoak

zaindu ahal izateko behar beharrezko ditugun eskumenak berreskuratu edo egokitu autogobernu marko berri horretara eta guzti horren

nola bermatu guzti hori zergatik gaur egungo sistemak ez du eman bermatzeko

gaur egun estatutua egin beharko balitz edo bozkatu beharko balitz

handiena da berrogei urtetan ez dela bete orduan ez zen onartuko kontua da eta hor iriarte andreak erabili duen argumentazioa eta morrontzarena eta

beraiek beharra sentitzen dutenean espainiako gobernuak alegia orduan askatzen dutela eta hori zurgaitik da

kontutan eduki beharreko ez dakit partekatuko zuten gogoeta

alderdi sozialistak eta alderdi popularrak eta baita ere podemosek bere estatua eraikita daukate beraien estatua eraikita daukate eta bere naziotasuna bermatuta daukate eta hemen hirurogeita hemeretzian

eta beste batzuek kontra egin zuten artean

baina garbi dagoena da urte guzti horietan

bilduren aldetik estatutua erasotua izan da erasotua indargabetzeko asmoarekin porrot handiena eduki zezan zergatik beste estrategia bat justifikatu ahal izateko eta adibidez noiz hasi da ezker abertzalea ez euzko alkartasuna

begionez begiratzen ezker abertzalea estatutuari noiz noiz hasi da begionez begiratzen kontzertu ekonomikoa

noiz eta desagertu denean eta desagertu denean

eta horregatik gaur goizen egon den debatea ertzaintzaren inguruan ere ba nola garai hartako produktua den ba oraindik distantziak daude baina estrategia

politiko militarra desagertzen denean

eramaten zaituzte errealitatea aitortzera nolakoa den

eta denak dira hobetzeko modukoak seguru baietz baina horretarako herrigintzan eta politikan parte hartu behar da

indar edo gaitasun bere estatua eraikita zeukaten horien aurrean bakar bakarrik

eta ezker batuarekin amankomunean ez dugu behar hainako indar izan estatua osatuta daukaten alderdi politiko horiek alde batetik jotzen zutelako eta guk hemen etxe barruan geneukalako

etxekalte horregatik ez dugu lortu asmo eta erabaki falta alde batetik eta

ez geneukan erasoa genuen etxetik horregatik

berriak zarete eta aipatzen duzu merkadeoa

eskubide sozialak euzko alderdi jeltzaleak espainiako kongresuan eta senatuan eskubide sozialak eta ekonomikoak

beti gobernuan zegoena zegoela edo alde oposizioa eginez kontrako posizioarekin baina beti giza

defentsan eta euskal agenda osatzen dute legebiltzar honetan eztabaidatu eta erabakitzen diren gai guztiak euzko alderdi jeltzalearentzat esaidazue zuek zuen bizitza motz horretan

ebazpen proposamen propio euskaditik aurkeztu dituzue kongresuan aldiz gertatzen dena da

zuen alderdi politikoaren izaera podemosena zentralista da

ez dute onartzen euskal instituzioak eskumen propioak edukitzea ez duzue onartzen ez ez nahi duzue planifikazioa goitik egitea bai eta kontra bozkatu duzue hainbat alditan beno esaidazu agian erratuta nago zenbat ekintza ekimen

autogobernuaren mesedetan edo euskal hiritarren mesedetan madrileko kongresuan argitze aldera eta hori da dagoena momentu honetan hemen eztabaidan gero aipatzen da modelos y

hauteskunde kanpaina honetan horretara sartzen baldin badira alderdi politikoak eta pentsatzen dut hauteskunde ostean gehiengoen eskutik gobernuak osatu behar diren garaian
gaur nonbait hemen aurredebate bat eduki dugu guzti horretaz eskerrik asko egibar jauna

hezkuntza adierazpen askatasuna eta gaur guk gure erdibidekoan edo nik nire mozioan nekarren gaiak oso garrantzitsuak dira eta oso arriskutan daude bai

esan izan dizudan gauza bat esango dizut eta hauxe da eskubideak ezin daitezkela banatu

egin ditzakegulako eskubide zerrenda oso oso luzeak baina politikoki egikaritzeko gaitasunik ez baldin badaukagu

egikaritu eta zuk gaur zure zuzenketarekin egin duzuna izan da a dónde vas manzanas traigo eta ez besterik eta gainera bronka tonuan eta edo

nahi izan argi dagoena delako hemendik eskatzen duguna dela gure eskubide horiek egikaritu ahal izatea

madrilen dagoela eta zure jarraitzaileei eta hauteskunde kanpainei erabakitzeko eskubidea aldarrikatu zenukeela

zergatik aldatu zaretan orain eta zergatik esaten duzuen hau egibar jauna akordio bat izateko ah ze bronka bota didazun edozein kasutan ni beti ikasteko prest

egin dugun akordioaz iruditzen zaidalako bidegurutze batean gaudela esan dudan bezala eta paradigma aldatzen ez baldin badugu eta estatuarekin harremana

ez dela posible izango dugun egoera hau iraultzea horregatik galdetu nahi dizut

irakurriz euzko alderdi jeltzalearen hitz batzuk nolabait lausotu egin dutelako egin dugun akordioa esanez aparkatu egin duzuela estatus berriaren gaia

kanpainatik ez duzuela erreferentziarik egingo ez dela errenuntzia bat diozu eta jakin nahi nuen errenuntzia bat den edo ez den errenuntzia bat

errealista izan behar dela eta nik gauzak ulertzen ditudan bezala herri honetan oso errealista izan bagina auskalo non geundeken errealista

agian gauzak erraztuko zituen baina errealistak izan ez ginelako dauzkagu ikastolak errealistak izan ez ginelako daukagu unibertsitate bat non ikasten den edozer gauza euskaraz errealistak izan ez ginelako seguru aski daukagu oraindik ere bete ez den estatutu hau eta

beste zenbait gauza zer da errealista izatea errealista da erabakitzea ondorengoei utzi nahi diegun herria zein den ongi zehaztea eta hau herri honen aldeko pausua denik eta akordatu duguna herri honen aldeko pausua denik nik ez dut ukatzen inondik inora

esan dira baina galdera zuzen bat jaso dugunez

erantzungo dut ez dizut orain egingo ekimenen lista baina bakar bat mentzionatuko dut elkarrekin podemosek kongresura eramandakoa gernikako estatutua betetzea integritate osoan hori geuk eramandako kongresura

eta bestela begiratu erregistroa eta kongresuko liburuak

betetzeko eta ez merkadeo egin gabe ze azkenean

eta entzun izan behar dizut zeuek beti defendatu dituzuela eskubide sozialak eta

estatuan baina egibar jauna duela bi urte alderdi popularrarekin aurrekontuak aurrera atera

eta aurrekontu horiek murrizketaz beteta zeuden eskubide sozial guztiak ukatzen zituzten aurrekontu batzuk ziren mesedez egibar jauna momentu horretan zeuen borroka zen

zatozte hona autopistak eskatzen abiadura handiko trena eskatzen

ez bakarrik eskatu gabe baizik eta babesten eskubide sozialak urratu egiten dituzten aurrekontu batzuk hori egin duzue zuek madrilen

hori izan da ere sorpresa sorpresa eraman dut gaur

bioi a tortas hauteskunde denbora honetan bi azken aste hauetan eta bat batean etorri zarete hona eta berriro

horrekin eta maximalismo eredu horrekin atera duzue pnl bat bien artean baina beno gero entzunda

nahiz eta batera sinatu tortak jarraitzen dutela beraz lasaiago geratu egiten naiz eta iriarte andrea pare bat gauza

gure proposamenak berberak dira eta lurraldetasunean berberak dira kanadiar modeloa beti jarri dugu mahai gainean o sea que zuek ez duzue ezta ere entzun nahi kanadiar modeloaren inguruan zuen eredua beste bat delako

eta hori jarraitzen duzue gure ustez akatsa da eredu hori jarraitzea zilegia

horretan gaude baina ezin didazuna esan da momentu honetan gure begiak madrilen

madrilen hara otegi jauna joaten prentsaurrekoak egiten

eskubide sozialak mesedez ez esan guri geure begiak madrilen daudela zuek daramazutenean bi aste performance bat egiten madrilen inguruan gertatzen

inguruan baina baita ere beste gauza bat esango dizut gu aldaketa prozesu bat estatuan ematen ari zenean bi mila hamabostean eta bi mila hamaseian zuek pesimistak zineten eta hau ezinezkoa zela esaten zenuten eta orain borrokatu eskuina gelditzeko zuek esaten duzue hemen zuen mozioan jartzen duen bezala jada aukerak ixten direla eta dena galduta dagoela eta begira nik

ez dela egia ezinezkoa dela espainiar estatua demokratizatzea ez dela egia ezinezkoa dela espainiar estatua nazio anitza egitea eta bere

edo sozial bat ematea estatu horri ez dela egia zuek

baina ahal dugu egin dezakegu eta biraketa hori eman dezakegu estatuari espainiar estatua erreformatu daiteke

nahi egin behar da eta uste egin behar da hori ahal dela eta zuek ez duzue nahi eta ez duzue uste egin daitekela eta ezin duzue egin eta gaur egun guk uste dugu erabilgarriak garela hori lortzeko

nik ez nuke inoiz esango zuek berrogeita hamar edo hainbat urtetan independentzia lortzen saiatzen ari zaretela eta lortu ez duzuenez ezinezkoa dela nik hori ez dut inoiz esango baina esango dizut gauza bat nahiz eta guk bost urtetan

espainiar estatua demokratizatzea zuek ez duzuen lortu bezala independentzia guk ez dugu amore emango

eta beti apustua egingo dugu espainiar estatua erreformatzeko demokratizatzeko

eta eskubide sozialaren eta berdintasunaren adibide bat europa osoan eta mundu osoan izateko
eskerrik asko martínez jauna euskal sozialistak pastor jauna euzko abertzaleak egibar jauna zurea da hitza

herri honetako historia politikoaz hitz egitea bakoitzak bere bertsioa izango du baina

orain galdera zuzena izan dut bata katalunian erne zeuden esnatu eta martxan jarri ziren eta hemen lokartuta edo

garbi bat zuzen bat egin da begiratu katalunian politikaren eskutik azken hamarkadetan bilakaera izan duen bai autogobernuak estatutuak eta gainontzekoak

ikuspegi bat zaindu beharrean gaude bide politiko eta demokratikoak soilik erabili dituztela katalanak kristal bat ez dutela hautsi

bere garaian egon zen egon zen taldea baina politikan

bide politiko eta demokratikoak ez beste inongo biderik herri honetan tamalez hori ezin da esan

horren ondorioak estrategia ezberdin horiek herri honetan

horrek sortzen du atzerapen politikoa bistan da eta errealismora egokitzeak

beste galdera bat egiten didazu estatusaren errenuntzia nik gaur goizean urizar jauna

aipatu du estatusaren gaia eta esan du agian gerta dakiguke

joango garela madrilera eta aintzakotzat ez dutela hartuko

orduan kanpoko galderak eskura ondo datoz

etxe barruan edo berak aipatuta aipamena zuzena izan da halaxe izan da

halaxe izan da esan nahi dut madrilek ez du aintzakotzat hartuko eta agian

behintzat esperantza minimo bat gorde dezagun eta estatusa nola bozkatu

onartu duguna onartuta daukagu edo zuek iritzia aldatu duzue

gure zaintzaile izango bazinate bezala badakigu ibiltzen eta

hain da horrela aipatu duzula gainera eta nik gainera egokitze prozesu horretan momentu honetan madrilen

eraginkorrak izango zaretela eta erabakiorrak izango zaretela ni pozten naiz

azkenean hori ez da pnvren nolabaiteko ofizioa bakarrik

aurrera egin dezaten orokorrean eta giza banako bezala hori ona da ona da baina askok esaten duten bezala eso es hacer el pnv o hacer del pnv orduan funtzioa hori baldin bada

edo koordinatu eraginkorragoak izateko ez gaitezen urduri jarri

moncloara deitu pnvk fallatzen baldin badu gu hemen gaude esanez

eta bigarrena elkarrekin podemos ekimen bat aipatu didazu bat estatutuaren defentsan

pertsonen eskubideak eskubide sozialak laboralak giza eskubideak aipatu dizkidazu eta nik esan dizut gure posizioa zein izan den han

ez dituztela giza eskubideak eskubide sozialak edo ekonomikoak gutxitu edo murriztu euskaldunen eskubideak ez dituzte murriztu ezta gutxitu ere ez jauna gehiago esango dizut guk

iraultza zuek goraipatzen duzuen hori guk eskatzen genuen nahiz eta eskumen hori estatuarena izan baina

kontutan edukita zein errealitate ezberdin genituen han eta hemen

zer bozkatu zuen podemosek ezetz ezetz hori ezin dela eskuz aldatu o sea errealitate bakarra hemengoa nonbait ez da diferentea eta oinarrizko errentaren inguruan zer esanik ez

momentu honetan rgi bezala ezagutzen dugun horretan hemen indarrean dago gainontzeko komunitateetan zuek eskuhartzea duzuen komunitateetan iristen zarete horretara

non ze tokitan

bera etortzen da hona eta harrituta gelditzen da esaten du baina hemen zer nolako giza babes sistema daukazue

zertaz ari zarete hori da gaur eduki dugun debatea

esaten den bezala aizu madrilen sortuko den egoera garai berri hori horrelakoa baldin bada indarrak neurtu indarrak batu koordinatu eta legebiltzar honetara etorri bakoitzak egiten duen gestio horretaz ze esateko edo ze kontu zuriketa egiten duen eta ikusiko dugu bidean elkarlanean

eskerrik asko egibar jauna euskal talde popularraren ordezkaria sémper jauna zurea da hitza

eskerrik asko sémper jauna bueno isiltasuna

aldez aurreko gaia mozioa edurne garcía larrimbe elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak aurkeztua kultura azpiegituretako eta azpiespazioetarako

mozioari dagokionez behin betiko ebaztea apirilaren lauko osoko bilkurako

berdinketa izan zen euzko abertzaleak eta euskal sozialistak taldeek batera aurkeztutako osoko zuzenketaren bozketan

berriro egingo dugu zuzenketa horren bozketa bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka

hogeita hamazazpi boto aldekoa treinta y siete contra beraz bertan behera geratzen da

euskal irrati telebista herri erakundeko administrazio kontseiluko hautagaiaren

irizpenari buruzko eztabaida eta behin betiko ebazpena eta hala badagokio kontseilu horretako kidea izendatze

bueno besterik gabe bateraezintasunaren batzordearen irizpena bozkatuko dugu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hirurogeita hamalau boto aldekoa beraz onartuta geratzen da aho batez batzordeko irizpena

onetsi ondoren euskal irrati telebista herri erakundeko kide izendatzeko prozedurari ekingo diogu eusko legebiltzarreko erregelamenduaren berrehun eta hogeita hamalau puntu sei artikuluan ezarritakoari jarraituz legebiltzar talde bakoitzak bost minutuko txanda erregelamenduaren laurogeita hamasei puntu hirub artikuluak dioenari jarraituz txartelen bidez egingo da hautaketa hala ere beste

izendapena bozketarik gabe egitea legebiltzar kideren batek eragozpenik ez beraz

kide izendatzen dugu gai zerrendako bigarren puntua euskal autonomia erkidegoko poliziari buruzko legearen bosgarren aldaketaren

aurkeztutako osoko zuzenketak eztabaida eta botazioa beraz eztabaida amaitu dugunez bototara jarriko dugu itzuli egiten zaion lege proiektua jaurlaritzari

beraz ez da itzultzen lege proiektua jaurlaritzari gai zerrendako laugarren puntua mozioa maialen iriarte okiñena eh bildu taldeko legebiltzarkideak aurkeztua

espainoleko egoera politikoak ixten dizkion aukeren

eztabaida amaitu ondoren bozketara jarriko dugu eh bildu eta euzko abertzaleak sinatu duten erdi bideko zuzenketa bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka berrogeita bost boto aldekoa

onartuta geratu da gai zerrendako zazpigarren puntua elkarrekin podemos talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena eusko legebiltzarrak balio errepublikarrekin

hemen elkarrekin podemosen taldearen legez besteko proposamena bozkatuko dugu

beraz bozkatuko dugu bat bi lau puntuak lehenengo

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hamaika boto aldekoa hemezortzi contra berrogeita bost abstentzio beraz

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hogei boto aldekoa bederatzi contra berrogeita bost abstentzio beraz hirugarren puntua